eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena erresuma batuan bizi diren arabako bizkaiko eta gipuzkoako herritarrek zein gure erkidegoan bizi diren erresuma batukoek brexitaren ondoren duten egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den larrion andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente anderea gaur jendarteaz beldurrez eskubideaz eta betebeharrez azken finean gure lanaz ezta zeren hau ere da brexita

aurkeztuz gertaerak gero balizko ondorioak eta bukatzeko ere gure betebeharrak gertaerak askotan zenbatetan ematen du ezer ez dela gertatzen dena berdin jarraitzen duela baina oker gabiltza aldaketa da

eta horrela da bi mila hamaseiko ekainaren hogeita hiruan erresuma batuak

bozkatu egin zuen eta bi mila hamazazpiko martxoaren hogeita bederatzian theresa mayk

eskatu zion europako batzordeko presidenteari orain negoziazio prozesua hasi da

aste honetan ere brexita negoziatzeko oinarriak onartu egin dira europako

gai honek erpin asko ditu europar batasunean

kezka gehien sortu duena eta hori da gaur ekarri duguna legebiltzar honetara eta kezka hau europako parlamentuak partekatzen duela esaten dugunean

gorria moduan eta izan zen erresuma batuan bizi diren europar batasuneko herritarren eta europar batasunean bizi diren erresuma batukoen interesak zaindu behar direla eta hasteko ez dutela onartu egungo egoeraren aldaketarik brexita hitzartu arte

sartu zuten txosten horretan erresuma batuan dauden europar batasuneko herritarren pareko tratua jasoko dute europar batasunean dauden britainiarrek

merkataritza hitzarmenak lortu nahi baldin badu londresek zerbait argi

handiko gobernua prest dagoela herritarrak bahitu moduan mantentzeko negoziazio prozesuan zehar eta ez dut nik esaten

eskuratutako eskubidean gobernuarekin harremanetan jarri zirela ere esan egiten da eta

egiten dute momentu honetan erresuma batuan hiru milioi europar batasuneko herritarrak bizi dira eta migratzaileen eskubideak onartzea

ganberan komunen ganbera atzera bota bazuen ere eskari hau hauek dira orain arteko gauzak gertaerak orduan zeintzuk dira balizko zer gertatuko da herritarren eskubideekin erresuma batuan bizi diren euskal herritarren eskubideekin edota euskal herrian bizi diren erresuma batuko herritarrekin denborak aurrera egin ahala europar batasunak eskubide asko eta betebehar asko zehaztu ditu

enpresentzat eragileentzat edo administrazioentzat ere lege asko enplegutik merkataritza askera jabetza intelektualetik finantza eremuetara

zeintzuk dira orduan erresuma batuan bizitzen lanean edota ikasten ari direnen kezkak zeintzuk alda daitezke jendartearen eskubide nagusiak argi dago garrantzitsuenak iruditzen zaiela europako parlamentuei herritarren eskubideenak direla

eta hemen sortzen da erresuma batuan egon daitekeen arazoa gure herritarrekin europar batasuneko edozein herritarrak beste estatu batean bost urte

eskuratzen du estatu horretan bizileku iraunkorreko eskubidea baina behin hau esanda beste arazo bat sortu egin da erresuma batuan eta da nahiz eta bost urtez han bizi gerta daitekeela ezin izango dutela frogatu eskubide hori dagokienik europar batasuneko eskubideak mantentzen ez badira

aplikatuko dira eta arau hauek zehazten dute

iraunkorreko baimena eta nola frogatu behar duten baina arau hauek zorrotzagoak dira konplikatuagoak dira eta prozedura ere

arazoak ekonomikoki aktiboak izan ez direnak adibidez ikasle izan direnak ikasleen kasuan edo familiako kide bat izanda eta tarte batez lanean egon ez bada edo denbora batez langabezian egon baldin bada frogatu behar dute periodo horretan zerbitzu pribatua osasun zerbitzu pribatua izan dutela urte horietan eta gainera gogoratu behar dugu nhs

kontatu dute beste gauza batzuen artean erresidentzia baimenak eskatzen hasiak direla lehen ez bezala eta batzuk lortu ere baina beste batzuk ez kezkatuta ere daude ziurgabetasuna da nagusia horien artean zalantzak ez bakarrik egoera administratiboarekin

hemengo eskubidea galdu zer gertatzen ari da zer da

alda daitekeela hauek dira balizko

atzo eusko jaurlaritzak merkataritza bulego berri bat ireki zuen londresen bi mila hamaseian erresuma batuko merkatua sakon aztertzeko erabakia hartu baitzuen eta bertan dauden euskal enpresei laguntza handiagoa emateko ez dut nik hori kritikatuko enpresei ere eragingo diela baloratzea egokia da eta euskal herria bilduk ere sinesten du politika industriala egin behar dela eta esku hartze egokia dela

gai honetan eta nola saiatzen ari den akordio partzialak lortzen guk urrats hau positiboki baloratzen dugu eta horregatik

gaur planteatzen duguna da enpresekin egin den bezala herritarrekin ere urratsak ematea herritarren eskubideen defentsan aritzea eta are garrantzitsuagoa dena

eraginkorra izatea herritarrek sentitzea bere kezka gure kezka dela eta beraien eskubideen defentsan gurekin kontatzeko aukera izango dutela

arrasti on eskerrik asko presidente legebiltzarkideok

eztabaida eta eh bilduren proposamena eztabaidatuko

daukagu honen inguruan egia da brexit kezkak sortarazi dituela europar batasuneko herritarren gainean ez erresuma batuan izango duten egoeraren inguruan adibidez immigrazio sistema oso desberdina delako erregistrorik gabeko sistema bat delako zer nolako lan baldintzak izango dituzten zer nolako osasun zerbitzuak izango dituzten zer gertatuko den haien paperekin

eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

yo he visto

una delegación es demasiado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburu jauna arratsalde on lehenengo aldiz tribuna honetara igotzerako orduan arrotza egingo zitzaidan

txiki bat eduki dut azkeneko hilabeteetan zorionez pasa den astean kezka hau desagertu egin zitzaidan osoko bilkura honetarako gai ordena finkatu zenean

europazale amorratua nauzue gure taldea euzko abertzaleak bezain europazalea bai behintzat ez dakit zaletasun hau abertzaletasunarekin zerikusia edo konparagarria den ala ez baina euskara adibidez aberritzat badaukat zuzena izango litzateke adieraztea modu zabal batetan ulertuta

honekiko kide izate sentimendua badaukadalako nire nortasunaren zati bat betidanik izan delako izan ere espainiar estatua

laurogeita seian sartu zen europan zaletasun hau baina ez da kritikoa proiektu europarrarekiko loturak ez gaitu itsutzen izan bait klaru daukagu europar batasunaren egituratzearen erronka erraldoiari

eraikuntza europarraren hastapenetan aitzindaritzan aritu ziren sei estatuek estatu nazio estrukturen oinarrietatik abiatu ziren proiektua egikaritzen eta gaur egun daukagun

momentu hartan planteatutakoarena emaitza zuzena besterik ez da honen erakusgarri garbia da nazioak edo europan erregio izena hartzen dutenak eta hauek ordezkatu beharko lituzkeen asanbladak eskualdeetako asanbladak edo erdaraz

delakoak apenas baduela pisurik europar batasunaren egituran izan ere kontziente dira estatu batzuk gobernantza partekatu baten sisteman murgilduta

eta biztanleentzako naturalenak diren antolakuntza modeloak gailendu

erdian geratzen den estatu nazio estrukturak ezabatu ahalko direlarik xabier de landaburu exilioan izandako eajko burukideak

berrogeita hamaseian hori baino aurretik idatzi zen

en dicho país eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna

eh bilduren ordezkariak dauka hitza bai eskerrik asko

eta hau esanda nik uste dut brexitari buruz ere hitz egiten dugunean kanpoan uzten ari gara gauza bat oso garrantzitsua eta da ez ulertzea nortzuk

bozka eman dute brexita gertatzeko ez dugula ulertzen langileria haserre dagoela egungo egoerarekin eta bozka hori ez badugu entzuten bozka horrekin ez badugu zerbait egiten ez badugu kontutan hartzen

egongo gara kondenatuta gauzak errepikatzera uste dut badela garaia ere bai ez pentsatzeko horrelako bozketen emaitza adierazten duela arinkeria

ezinegona hainbat arloetan uste dut ere bai hemen parra egiten denean konparatzen erresuma batua eta grezia hori da ez baloratzea grezian gertatzen ari den egoera gogorra krisi larria eta ze bizitzen ari den bertan

eta uste dut ezinbestekoa dela ere bai kontutan hartzea fenomeno nazionala ere bai brexitean ere eragina izan du eta oso bozka desberdina gertatu izan da eskozian edo

bertan erabaki dute gelditzearena eta izan da beste eremu batzuetan erabaki dutenean alde egitea mezu asko daude brexitaren atzean diot ia bozkaren inguruan

entzuteko herritarrei eta kasu honetan uste dut ere gure
herritarren eskatzen diguten laguntzari erantzuteko mila esker eskerrik asko larrion anderea elkarrekin podemos martínez

euskal talde popularren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

arruabarrena jauna zurea da hitza

labur labur esateko behin adostasun zabal batera heldu garen ez naiz

balioan ipintzean beste behin lortu dugun erdibidekoa eta zoriondu egiten naiz legebiltzar honetako fruituak herritarron mesederako direlako

eskerrik asko arruabarrena jauna bai puntuka sí no

ez ezta ba orduan puntuka bozkatuko dugu eztabaida

eh bildu euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo hirugarren eta laugarren puntua

aldekoa beraz aho batez onartu dira lehenengo hirugarren eta laugarren puntuak jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz bigarren puntua ere onartuta geratu da gai zerrendako zortzigarren puntua nazioartekotzeko euskal

lankidetzarako hitzarmen markoa elkarrekin podemos talde parlamentarioak hitzarmen horren aurka aurkeztu duen

aurkako proposamena aldeko txandan nork parte hartzen du podemosez gain

mila esker eskerrik asko becerra jauna kontrako
txandan parte hartu behar ez denez

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

aurkako proposamena ulertu dugu zer bozkatzen dugun

ulertu da zer bozkatzen dugun ez

denok garbi zer bozkatzen dugun lehenengo aldia egiten dugula

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka

ez da onartzen kontrako proposamena jarraian boto azalpenera joango gara euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

arratsalde on denoi zalantzak genituen zer bozkatu egia esanda itsusia geratzen zelako zuen proposamenaren kontra bozkatzea itsusia geratzen delako gaur egun

aurka egotea eta itsusia geratzen delako nolabait ere transparentzia hori bermatzen ez baldin bada baldin badago nolabaiteko korrupzio zantzuak edo horien aurkako neurriak onartzea hala ere abstentziora jotzera behartuta aurkitu dugu gure burua iruditzen zaigulako honek hasteko suposatzen duela nolabait ere elefante bat orratz batekin hiltzea hau da korrupzioaren aurka edo gardentasunaren aldeko borroka horretan era honetako hitzarmenak konfidentzialtasun klausulak edukitzea ez zaigu iruditzen

kasu konkretu honetan gainera ikusten da hiru aldundien eta eusko jaurlaritzaren arteko hitzarmen bat dela bi mila hamalautik indarrean dagoena eta hitzarmen horri nolabait ere finantzazio

edota bakoitzak bere aldetik egin dituenak bere aurrekontuen bitartez nolabait ere elkartu egiten dira eta erabakitzen da finantzazio bat

adibide sinple bat jartzeagatik demagun zu bizkaiko zu enpresa bat zarela edo gipuzkoako enpresa bat zarela eta zuk badaukazula hartu eman zuzen bat zure herrialdeko instituzio horrekin edo jaurlaritzarekin

konfidentzialtasun klausula bat egotea nik ez baitut hirugarrenek nire informazio hori erabiltzerik nahi eta badakigu enpresek badaukatela informazio publiko bat

esleitzen dira badira hainbat akta publikoak direnak baina badira hainbat kontu

lehiakortasun mundu honetan derrigorrezkoa daukatenak nolabait ere sekretu hori mantentzea orduan nik ez dudana nahi da ni enpresa

informazio hori enpresarentzat informazioa inportantea den informazio hori

eta zortzigarren klausulan ezartzen duena hain zuzen ere hori da beste aldeak hau da kontratuaren aldeak derrigortzen ditu edo lotesten ditu nolabait ere hori ez egin ahal izatera hau da bizkaiko aldundiak ezin erabili ahal izatea gipuzkoako aldundiaren baimenik gabe gipuzkoako enpresa baten

eta nik uste dut berme hori enpresentzat inportantea dela eta nazioartekotze estrategia horiek egokiak izateko sinergiak bilatzeko nik uste dut egokia dela hori batetik eta gero bigarrenik eta uste dut argumentua hau ere inportantea dela hau konbenio marko bat da hitzarmen marko bat da eta hitzarmen markoek ez dituzte legeen adinako hierarkian juridikoan berain menpe daude beraz

eta urratuko balu nolabait ere transparentziaren inguruko lege bat edo ley de contratos del sector público kontra egongo litzateke eta hierarkia horretan lege horiek gailentzen dira eta konbenio honen klausula hau ezdeusa izango litzateke edo gutxienez anulagarria ikuspegi juridiko batetik

gauzak egiten ditugula egokitasun batetik edo borondate onetik eta hortik dator abstentzio hori baina eraginkortasunaren izenean nik uste dut beharrezkoa dela klausula hau mantentzea konfidentzialtasun hori mantentzea nazioartekotze estrategia horiek egokiak izan daitezen

legebiltzarkide batek informazio hori eskatzen baldin badu legebiltzarkide horri informazio hori eman ezin zaionik hau da

legebiltzarkide batek informazio bat eskatzen baldin badu informazio hori eman ahal izatea

edonondik edonora eta horrek ez dauka inolako zerikusirik ez korrupzioarekin ez transparentziarekin eta inongo gaiekin bai zergatik aipatu dituzu zure testuan horiek aipatzen dira

mahaiburu anderea lehendakari sailburua legebiltzarkideok